besterik ez eskerrik asko aldaiturriaga jauna llanos andrea zurea da hitza

eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkurarako

gai zerrendako laugarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena hondamendietarako funtsaren sorrerari eta erregulazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren

eskerrik asko lópez de ocariz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

nire lehenengo hitz hartzea hondamendietako funtsaren ingurukoa izan zen bi mila hamabian araban izan ziren

aldi hartan legebiltzarrak hondamendietarako funtsa

jaurlaritzari gaur onartzera goazena orduan onartutakoa da diferentzia zera da legealdi hasiera hartan

ahal den eperik laburrenean jaurlaritzak hondamendietarako funtsa martxan jartzea eskatzen genuela eta ordutik jaurlaritzak legebiltzarraren eskaera bete ez duenez orain berriro legealdia bukatu aurretik

eskatzen da hauxe da legebiltzar honetan gure eguneroko ogia ekimenak aurkeztu adostasunetara

batzuetan lortu eta gero askotan jaurlaritzak ez duela betetzen ikusi eta egoera horren aurrean

buelta bat eman eta honela poliki poliki bata eta bestea legealdia agortu arte jaurlaritzak pertsonak helburu izatetik urrun

beraz lelo egokiagoa litzateke jaurlaritzak eaj helburu eta esan behar dugu bi mila zortzian onartu zen nekazaritza eta

politikako legea lege hori garatze bidean galdutako beste legealdi bat izango dela hau besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lazarobaster jauna euskal sozialistak taldearen

fresno andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria telleria jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

al menos en la agricultura muchas gracias eskerrik asko tellería jauna norbaitek bigarren bueltan parte hartu nahi du ez ba tinbrea joko dugu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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa